egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu jakinarazten dizuet bi jaun andrek botoa eskuordetu dutela

dela gai zerrendako lehenengo puntua euskal sektore publikoaren lege proiektuari buruzko osoko zuzenketa eztabaida eta

jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza lege proiektua aurkezteko garamendi andrea zurea da hitza

presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

onartutako gobernu egitasmoan jasotakoa beteaz bi mila hogeiko abenduaren hogeita bederatzian gobernu kontseiluak

eta legebiltzarraren esku jarri zuen bi mila hogeita bateko martxoaren hamabian erakunde gobernantza publiko eta segurtasun batzordearen aurrean

nik hala eskatuta legebiltzar taldeei lege proiektuaren ezaugarri eta helburu nagusiak aditzera emateko gaur

legebiltzar honen aurrean euskal sektore publikoaren lege proiektua defendatzeko orduan bezala oraingoan ere funtsezkoak iruditzen zaizkidan zenbait kontu alaituko ditut hasteko lege hau bultzatzeko egokitasuna azpimarratu nahiko nuke euskal administrazio publikoaren oinarriak

eta agerikoa denez ordutik hona aldaketa ugari eman dira besteak beste

legeei antolakuntzari eta teknologiari dagokionez errealitate eta erronka berri horiei erantzuna eman behar diegu baldin eta

administrazio digitalari zalantzarik gabe eman beharreko bultzadaz haratago gobernantza ereduak ere etengabe aldatzen jarraitu behar du gero eta irekiagoa eraginkorragoa gertuagokoa berritzaileagoa eta

izateko herritarrak eta zerbitzu publikoa erdigunean jarririk administrazio publikoek bakoitzak

gure potentzialtasun osoa baliatu behar dugu gure jarduna ahalik eta modu egokienean garatzeko behin gogoeta hau partekatuta lege proiektuan jasotako zenbait eduki eta mugarriri jarri nahi nieke bereziki azpimarra

euskal sektore publiko osoari aplikagarria izango zaizkio honako xedapen hauek lehenengo tituluaren bigarrena kapituluan jasotako printzipioak

antolamendu eta funtzionamendu printzipioak funtzionamenduaren eta herritarrekiko interakzioaren printzipioak herritarren eskubide eta betebeharrak administrazio elektronikoaren arloko printzipioak eta eskubideak eta sektore publikoaren funtzionamenduko hizkuntzei buruzko

kapitulua bertan elebitasunaren aldeko apustua

eta euskadiko bi hizkuntza ofizialak harreman lan eta zerbitzu hizkuntzatzat jotzen ditu euskal sektore publiko osoari

bereziki erreparatu nahi diet batetik jarduteko orduan gogoan hartu beharreko hainbat printzipio zehazten dira zerbitzu printzipioa legezkotasun printzipioa koherentzia printzipioa eta efizientzia aurrekontu egonkortasuna finantza iraunkortasuna eta kudeaketa gardena

administrazio publikoek dituzten betebeharrak ere zehazten dituzte beste administrazioen eskumen erabilera legitimoa errespetatzea

inplikatuta dauden interes publiko guztiak neurtzea eta zehazki kudeaketa beste administrazioen esku duten interesak neurtzea beste administrazioei ematea

edo herritarrek gaien bati buruzko informazio osoa eskuratzeko behar dutena beste administrazioek haien eskumenak eraginkortasunez gauzatzeko eskatzen dieten laguntza ematea beren eremuan laguntza emateko betebeharretatik eratortzen diren obligazioak betetzea

beste obligazioak ere euskal sektore publikoa sortzeko eta eraldatzeko printzipioak ere zehazten ditu legeak eta adierazten du

edo lehendik dauden beste batzuetan parte hartuko dutela bakarrik interes orokorra ezin bada eraginkortasunez eta efizientziaz bete

baliabide materialen eta antolamendu baliabideen bidez euskal autonomia erkidegoko administrazioaren antolakuntza eta funtzionamenduari buruz

erakundeen tipologia eta sailkapenaz orain arte indarrean zegoen arauketako hainbat kontu jasotzen dira beste kontzeptu

eguneratu egiten dira esaterako egitura organiko eta funtzionalen artikulazio ahalbidetzen duten guztiak

euskal autonomia erkidegoko sektore publikoaren osaera arautzen da bertan arautzen dira erakundeen araubide juridikoa eratzeko

eskari batekin amaitu nahi dut nire parte hartzea hilabete asko igaro dira lege proiektua legebiltzar honetan dagoenetik eta on litzateke

zuzenketen eztabaidari berandu baino lehen ekitea

euskal sektore publikoaren arauketa berria indarrean egotea erronka ugari ditugu aurretik eta lege tresna berria oso

eskerrik asko garamendi andrea mistoa taldearen ordezkariak dauka hitza bere osoko zuzenketa defendatzeko martínez andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko martínez andrea aurkako txandan norbaitek parte hartu nahi du

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu ea itzuli egiten zaion lege proiektua jaurlaritzari ala ez bozkatu dezakezue

inork hiruak a ver

atera denok txartela ondo sartu

bueno alperrik da berriro bozkatzea ze ez zaizue argia piztutzen eta erzer ez

aktan jarriko dugu zuen botoa ezezkoa zela bozketaren emaitzak mesedez

hirurogeita bederatzik eman dugu bozka aldeko boto bat

hirurogeita bost kontra bost abstentzio gehi

hiru boto gehiago kontrarik gehituko zaizkionak euzko abertzaleak

bozketaren emaitza eman ondoren boto azalpenean nork parte hartu nahi du nork parte hartu nahi du bai gallastegui orduan zuri dagokizu alderdi popularra ciudadanosi dagokio

eskerrik asko gallástegui andrea gai zerrendako bigarren puntua euneiz euskal autonomia erkidegoko unibertsitate pribatu gisa onartzeko lege proiektuari aurkeztutako osoko

bozketa jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza lege proiektua

eskerrik asko legebiltzarreko presidente andrea

legebiltzarkideok egun on oraingoan ganbera honetan aurkeztu nahi dizuet euneiz unibertsitatea euskal autonomia erkidegoko unibertsitate pribatu gisa onartzeko lege proiektua betiere eusko legebiltzarreko erregelamenduaren ehun eta hogeita hamazazpigarrena eta

bigarrena apartatu artikuluek diotenaren arabera

lege proiektu hori bi mila hogeita bateko martxoaren hogeita hiruan bidali zen ganbera honetara eusko jaurlaritzaren kontseiluak bi mila hogeita bateko martxoaren

onartu ondoren galdera izango litzateke zein diren

eta deskribapena eta horretan saiatuko naiz labur labur edo motzean

aurkeztu nahiko nizueke lege aurreproiektu hori gaur osoko zuzenketa eztabaidaren eraginpean dagoen lege aurreproiektuaren xedea da

alderdi orokor arautzea lege aurreproiektuak hitzaurrea hamar artikulu eta azken bi xedapen ditu

labur labur arauaren xehetasuna jada zuen esku dagoenez

ekimenaren estatuko eta autonomia erkidegoko araudi esparrua aipatzen da eta eusteiz bi mila hemezortzi pertsona bakarreko sozietate anonimoak euskal autonomia erkidegoan

euneiz unibertsitate pribatua aitortzeko egindako eskaera ere azaltzen da proiektatutako arauaren

unibertsitate pribatu gisa aitortzen da euneiz

izenarekin unibertsitate hori euskal autonomia erkidegoan ezarriko da eta unibertsitatea aitortzen duen legeak bere antolamendu eta funtzionamendu arauek eusko jaurlaritzak onetsi beharko dituenak eta berariaz aitortuko dutenak unibertsitatearen jardueraren oinarria askatasun akademikoa dela eta unibertsitateen arloko araudiak arautuko dute

hasi dituzten ikasleek haien aprobetxamendua akademiko normalarekin amaitzeko behar duten denboran bederen funtzionatu beharko du zentroak seigarrena artikulua unibertsitateak

egoki jarduteko baliabide propioak izatea eta horiek euskal autonomia erkidegoko unibertsitate sistemaren helburuan esparruan

eta garatzea eta eusko jaurlaritzak unibertsitatea martxan jartzeko baimena ematen duen dekretuan ezartzen dituenak

unibertsitatearen ikuskaritza araubidea arautzen da albo batera utzi gabe

eskumeneko bestelako ahalmenak ikuskaritza hori unibertsitateen arloan eskumenak dituen eusko jaurlaritzaren sailak egingo du aplikatu beharreko arauak betetzeari eta onartutako betebeharrak betetzeari dagokionez

titulartasuna eskualdatzea edo lagatzea da eta bertan xedatuta dago unibertsitateen arloan eskumenak dituen eusko jaurlaritzako sailari jakinarazi beharko zaizkiola unibertsitatearen izaera juridikoa edo egitura aldatzen duten

edo pertsona juridikoen edo fisikoen titulartasuna eskualdatzekoak

informazio hori edonola ere ekimen horiek guztiak gauzatu aurretik eman beharko da

puntu honetan aipatu nahiko nuke gaur ganbera honetan eztabaidagai dugun lege aurreproiektua prestatzeko prozesua

aintzat hartu dira oro har xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko

zortzi barra bi mila hiru legearen eskakizunak izatez bat etorri behar dute kasuan kasuko araudiaren

euskal herriko autonomia estatutuari buruzko abenduaren

hau ezarri du konstituzioaren lehen xedapen gehigarrian ezarritako aplikatuta euskal autonomia erkidegoaren eskumena da

luze zabalean maila eta gradu guztietan modalitate eta espezialitate guztietan hargatik

artikulua eta berori garatzeko lege organikoak konstituzioaren ehun eta berrogeita bederatzigarrena

eta horiek betearazteko eta bermatzeko behar den goi ikuskaritza euskal unibertsitate sistemari buruzko

hiru barra bi mila lau legeak emandako definizioaren arabera euskal unibertsitate sistema osatzen duten

guztiek titulartasun publikokoak nahiz ez publikokoak euskal gizarteari laguntzen diote ekonomiaren

eta kulturaren garapenean bai eta kohesioa eta herritarren ongizatea lortzen ere betiere gizarte bidezkoago eta solidarioago baten bidean era berean arabera euskal unibertsitate sistema osatzen duten unibertsitateek giza eskubideen errespetuaren gaineko hezkuntza eta demokraziaren eta justizia

sustatu behar dute ohiko irakaskuntzaren osagarri diren ekimenak indartu beharko dituzte eta horiei laguntza eman giza

herri eta kultura guztien arteko elkartasunari dagozkien balioak transmititzen dituzten heinean alegia gaur egun

euskal unibertsitate sistemako unibertsitateek euskal kultura ondarearen defentsa azterlana eta sustapena bultzatuko dituzte oro har eta euskararena bereziki

publikoak ez diren unibertsitateentzako eskubide eta betekizunak ezartzen ditu euskal unibertsitate sistema osoaren kalitatea

eusko legebiltzarrari ez beste inori dagokio unibertsitate pribatuak onartzea eta hala badagokio onarpen hori

sei barra bi mila bat lege organikoak apirilaren hamabiko

zehatz mehatz arautzen ditu ikastetxeak sortzeko askatasunaren konstituzio printzipioa errespetatuz unibertsitate publiko zein

baldintzei eta betekizunei buruzko alderdi nagusiak bestalde unibertsitateei buruzko abenduaren

sei barra bi mila bat lege organikoak unibertsitate publikoei dagoeneko eskatzen zaizkien betekizunak hartzen ditu kontuan unibertsitate pribatuentzat

legebiltzarraren lege bitartez onartuko dira unibertsitate pribatuak unibertsitateak eta unibertsitate zentroak sortu

baimendu eta akreditatzeari buruzko maiatzaren hogeita bederatziko laurehun eta hogei barra bi mila hamabost errege dekretuak garatzen zuen agindu hori

ezartzen zituen eta zentroen kopurua eta eskakizun materialen eta langileen arloko gutxieneko eskakizunak puntu honetan

unibertsitateak eta unibertsitate zentroak sortu aitortu baimentzeari eta unibertsitate zentroak akreditatzeari buruzko uztailaren hogeita zazpiko seiehun eta berrogei barra bi mila hogeita bat errege dekretuak ordezkatu du

badakigu legebiltzarreko egoitza honetan lanean ari direla

prestatzen lege aurreproiektuaren tramitazio prozesuaren amaiera gisa eusko jaurlaritzak jakinarazi nahi dizue bi mila hogeita bateko martxoaren hogeita hiruan

aintzat hartu direla euskadiko aholku batzorde juridikoak

azaroaren hemezortziko osoko bilkuran egindako lege teknikari buruzko gogoeta guztiak horrenbestez amaitzeko esan nahi dut

dituen eskumenen eta arauak sustatzeko funtzioen arabera eta tramitazio aldian indarrean dagoen araudiaren arabera ganbera honi dagokio egoki iritzitako hobekuntzak egitea

eskerrik asko bildarratz jauna elkarrekin podemos ezker anitza

dauka hitza bere osoko zuzenketa aldezteko aldeko txandan beste norbaitek parte hartu nahi du ez beraz

egun on eskerrik asko mahaiburu andrea gaur euneiz

aitortzeko lege proiektuaren aurrean gure osoko zuzenketa eztabaidatzen dugu baina aldi berean ere bai era orokor batean edo zeharka nahi baduzue zer

eztabaidatzen dugu euskadin goi hezkuntzan irabaz asmoekin martxan jarritako unibertsitate bati buruz ari gara gure

hori da gure galdera eta honetaz eztabaidatzen ari gara alegia gure partetik saiatu gara prozesu guzti hau eta saiatu gara hobeto esanda

aztertzen indarrean dagoen araudiaz baliatuta eta momentuan geneukan informazioarekin hau da estatuko legediari

sin contar con toda la información bigarrenik lege proiektu honek jasotako txosten eta alegazioei buruz hitz egingo

clara unibasq euskal unibertsitate sistema kalitate agentziak berak baieztatu

nahitaez bete beharreko baldintzak betetzen unibertsitate bezala onartu ahal izateko

upv ehu gure unibertsitate publikoa gure unibertsitate sistemaren ardatza dena

universidades de iniciativa social nik uste dut euskal unibertsitate sistemak egindako ekarpen hauek aintzat hartzekoak direla

baina hitz batzuk nahi nituzke hemen mahaigaineratu por ejemplo

eta ela sindikatu guztiek dei egiten zuten eta salatzen zuten proiektu hauetan gertatzen den prekarizazio

honi buruz hitz egin zuten euskararen rola euneiz proiektuan aipatu beharra dugu ez dago planteamendu

errekonozitu zuten batzordean promotoreek ez dago planteamendu argirik emango den prestakuntzan euskararen erabilerari buruz

proiektu batean eta orain sailburuak ere bai funtsezkoa dela esan du eta guk horrekin bat egiten dugu baina proiektuan ez da ezer esaten euskarari buruz

como decía gure ustez eta hauxe da eduki beharreko benetako eztabaida ba al da euneiz unibertsitate bat ala ez agerraldien ondorioek ezezkoa ematen digute gure ustez behintzat aurreko guztiarekin batera

araudi berri bat onartu da unibertsitateak aitortzeko baldintzak ezartzen dituen

ereduari buruz gustatuko litzaiguke hitz egitea eta horrekin bukatzea

al año horrexegatik legedia ez betetzeagatik euneiz arautu nahi duen lege proiektu honen itzulera eskatzen dugu por todo ello pedimos

de izquierdas eskerrik asko eskerrik asko martínez zatón jauna aurkako txandan norbaitek parte hartu nahi du

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko txandan elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria

eztabaida mikrofonoa itzalita hitz egin du ea itzultzen zaion lege proiektua jaurlaritzari

esan bezala bozketara jarriko dugu ea itzultzen zaion ala ez lege proiektua jaurlaritzari bozkatu dezakegu

hirurogeita hamar eman dugu bozka sei boto alde berrogeita bost contra hogeita bat abstentzio ez zaio itzuliko lege proiektua gobernuari jarraian boto azalpenera joango gara mistoa martínez andreak hitza hartu behar du

eskerrik asko martínez andrea

eskerrik asko legebiltzarburua egun on guztioi euskal herria bilduk ez du bat egiten euneiz unibertsitate proiektuarekin bere horretan ez du bat egiten batez ere

proiektu pribatu bat delako entitate pribatu batek bere proiektu propioa sortu nahi duela proiektu horrek legea eta araudia betetzen dituela

ekarpen bat egin asmoz ustez sortu nahi dela ados eratu dadila

ez daukagu inongo pegarik baina pribatua den eta irabazi asmo argiak dituen proiektua bada ez dezala inongo dirulaguntza publikorik jaso hori da gure iritzia hau dela eta diru publikorik jaso ez dezan lau zuzenketa partzial aurkeztu genizkion lege aurreproiektu honi gaur elkarrekin podemos izquierda unidak osoko zuzenketa

eta hauxe bera ere bere osotasunean ez dugu konpartitzen osoko zuzenketak duen asmoarekin eta nahiarekin funtsean

bere ikuspegi normatiboak gure ustez lar begiratzen du madrilgo ministeritzara eta hori guk ez dugu konpartitzen horregatik gure bozka abstentzioa izan da euskal herria bildun eta hala adierazi dugu egin diren ikasturte

babesa adierazten diogu euskal unibertsitate sistema osatzen duten unibertsitateei bakoitzak badakigu

izanik ere urte luzeetako ibilbidea dute gurean herri honi ekarpena egiten diotela uste dugu eta gainera bakoitzak bere esparruan kalitatezko lana

gehiago edo gutxiago balio humanistikoak sen kooperatiboa eta erantzukizun publikoa dira gaur egun euskal unibertsitate sistema osatzen duten

dena den euskal herria bilduk argi utzi nahi du ezbairik gabeko dekantazioa egiten dugula euskal herriko unibertsitatearen alde upv

unibertsitate pribatu honek ez duela diru publikorik jaso behar gure ustez eta hala adierazi dute ere

bakarrik osatu beharko lukete euskal unibertsitate sistema irabazi asmorik gabeko

finantzazio publikoa beraz irabazi asmorik gabeko unibertsitateentzat bideratu beharko litzateke soilik alegia diru publikoa irabazi asmorik gabeko proiektuentzat eh bildun gainera argi dugu

alor eta espezialitate guztiak eskaintzea positiboa eta beharrezkoa dela gainera eta horrek bultzada publikoa ere behar duela betiere legeak

ezinbesteko baldintza izan behar dela diru publiko hori jasotzeko goi mailako kirol eta osasun arloko ikasketak behar ditu gure herriak bai bideo jokoen eta teknologia berrien goi mailako ikasketak behar ditu gure herriak

guk estatu izateko bokazioa dugu eta horregatik uste dugu gure herrian goi mailako ikasketa jakintza eta arlo mota guztiak behar beharrezkoak ditugula baina berriz ere iruditzen zaigu jaurlaritzaren inakzioa edo anbizio faltagatik

euskal herriko unibertsitate publikotik bultzatu beharrean alfonbra gorri bidez bultzatzen ari direla proiektu pribatu baten bitartez

hau gure ustez akatsa da gaur egun oraindik

argiak baino ilun gehiago dituela iruditzen zaigu eta galdera inportante batzuk ditugu laguntza publikorik jaso nahi ez badute zer gertatzen da aipatu den bezala

eta gasteizko udalak zein arabako diputazioak bideratuko dizkion milioi erdi euro banarekin euskaraz ikasteko eskubidea non gelditzen da ikasle guztientzat

euskal unibertsitate sistemaren parte izango da eta beraz egun egungo hiru unibertsitateen pare kokatuko dugu euneiz unibertsitate pribatu hau galdera inportante guzti hauek oraindik ez dute erantzunik esandakoa beraz aurkeztu zaigun osoko zuzenketa
egokia ez dela deritzogu baina aldi berean ulertzen dugu ere tramitean dagoen legea bere horretan ezin dugula babestu eskerrik asko eskerrik asko arrese jauna

gaurkoan eztabaidagai daukagu elkarrekin podemosek egindako osoko zuzenketa euneiz euskal erkidegoan unibertsitate pribatu gisa onartzeari buruzko legearen aurrean

ezustean harrapatu ikusita zein izan den elkarrekin podemosen jarrera

batez ere agerraldi epean zein izan zen

halaxe gertatu zen azkenean errege dekretu berri hori argitaratu izan zen eta

eskerrik asko álvarez jauna gai zerrendako hirugarren puntua

babesteari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

horrenbestez eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan euskal sozialistak eta euzko abertzaleaz gain beste norbaitek parte hartu nahi du

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

herrialde honetan animaliak babesteko lege bat du eta lege hori oso ona izan arren

estatikoak dira eta gizartearen garai eta ikusmoldeen aldaketara egokitzen dira legeegileek aldatzen badituzte bakarrik eta horixe

horregatik guztiagatik eta hainbat eragileri entzun ondoren gure taldeak eta talde sozialistak aurreko legealdian ulertu zuten aldaketa sozialek labur samar utzi zutela bere garaian aurreratu zen legea

begien bistakoa denez animaliak babesten dituzten elkarteek ideia asko ekarri zituztela testura guk uste genuen haien eskaera askori erantzun behar zitzaiela baina funtsezkoa zen eta hori izan zen gure eskakizuna eztabaida hartan legeak kudeatzen zuten administrazioek lasaitasunez ikustea eta egokitzat

ez ditu alde batera utzi etxeko animaliak agente aktiboak diren eta zain dugun eztabaidan aztertzeko aukera izango dugun

eskerrik asko tellería jauna aurkako txandan norbaitek parte hartu nahi du

eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka

aintzat hartuta geratu da lege proposamena jarraian boto azalpenera pasatuko gara mistoa ez dago

eskerrik asko eskerrik asko soto jauna eh bildu taldearen ordezkaria

egun on mahaiburu andrea egun on guztioi beno ikusi duzuenez gaur gure taldea abstenitu egin da saiatuko naiz azaltzen

azkena izanik aipatuko ditudan gauza asko aipatu dira saiatuko naiz

aipatu denez ekarri zaigun lege proposamenaren gaiak izan ditu honezkero beste saiakera batzuk ganbara honetan eta larrea andreak

lehenengo eta behin euskal talde popularrak euskal autonomia erkidegoko etxe animaliak babestu eta defendatzeko lege proposamena aurkeztu zuen bi mila hemezortziko irailean eta ekimena bertan behera geratu zen jaurlaritzaren kontrako irizpena jaso zuelako bere jarrera azaltzeko

argudiatu zuen mila bederatziehun eta laurogeita hamairukoa hain zuzen ere eta ondorioz jaurlaritzaren ustez maskotei buruzko berariazko lege bat sortzea

gainera indarrean dagoen legeak talde popularrak aurkeztutako ekimena baino

popularrena soilik lagun egiteko animaliei buruzkoa baitzen hala ere orain dakarkiguten lege proposamena lagun egiteko animaliak babesteko lege proposamena izenarekin aurkeztu dute eta maskotei buruzko

izan ere jaurlaritzak popularren proposamenari egotzi zion moduan

eremu murritzagoa du deigarria benetan garai hartan gutxietsitako hura orain proposamenean islatuta

ez dakigu tramitazioan zehar gainerako taldeekin zuzenketak negoziatuz aurrera egiteko eta hobetzeko prest agertuko diren edo beren benetako helburua

onartzea den beste batzuetan gertatu den bezala izan ere

haien unean uneko interesen araberako akordio sinboliko gutxi batzuk aurrera ateratzen diren bitartean gehiengoa gehiengoa da eta ganbara honetan etengabe baliatzen dira horretaz hala ere hainbat erkidegotan ildo honetako araudiak onartu dira horrek agerian uzten du gizartean gero eta handiagoa dagoela gai honen inguruan eta gure araudia

berrikustea beharrezkoa dela hori dela eta proposamenean ikusten ditugun hutsuneak

abstenitu garen arren horrek ez du esan nahi tramitazioan era aktiboan parte hartzeari uko egiten diogunik guztiz kontrakoa legea beharrezkoa dela uste dugu baina lege integral bat behar dugu orain daukaguna hobetzeko eta gerora irauteko

oinarritutakoa tramitaziora ekarri zaigun testuak ez du horren antzik momentuz beraz gure ahalegin guztia egingo dugu planteatzen diren kontraesanak gainditu inplikatutako eragileekin kontrastatu zuzenketa eraikitzaileak eta koherentziaz negoziatzeko egungo legea hobetuko duen azken testu bat lortzea da gure helburua eztabaidatzeko negoziatzeko batzeko prest gaude

aurkeztu duten taldeek gauza bera esan dezaketen legearen izapidetzea amaitzen denean ea sorpresa bat ematen diguten eskerrik asko eskerrik asko etxebarria
andrea gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

gutxieneko errentaren eskualdaketa integralak gauzatzeari buruz eztabaida eta behin behineko behin betiko

kortajarena andreak eh bildu taldeko legebiltzarkideak dauka hitza ekimena aurkeztu eta
defendatzeko eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok

bizitzeko gutxieneko diru sarrerarekin gertatzen ari dena oso kezkagarria da luzatzen ari da ingreso minimo bitalaren eskualdatzea eta gogoratu bi mila hogeiko

eta gainera auzi honen bueltan jaurlaritza eta espainiako gobernuaren arteko tirabira potoloak bizi izan ditugu

planto eginda ikusi dugu hilabete luzeetan praktikan jaurlaritzak herritarren babes eremuan dituen funtzioak murriztu eta baliabideak ez eskualdatzea suposatzen duen proposamen horretan gotortuta jaurlaritza matxuratutako salgairik onartuko ez duela adierazten

jaurlaritzarekin eta horrela esan dugu kudeaketa hutsa ez dela nahikoa inondik inora eta gu ez gaudela inondik inora

gure herritarren bizitzan batez ere zaurgarrien diren horien bizitzan eta hauen babesean biziko garrantzia duelako eta helmen handiko kontua da

izan daitekeelako eskualdatzea eta zein da egoera momentu honetan

desblokeatzeko akordioa zegoela iragarri zen beste behin ere titular berdinak edo antzekoak izan genituen urtarrilean otsailean edo

euskadi y madrid desbloquean el ingreso mínimo vital orain daukaguna da konpromiso berri bat urrian proposamen berri bat egiteko konpromisoa ni más

integral como necesitamos horregatik iruditzen zaigu garrantzitsua gaur eztabaidara ekartzen dugun ekimena

baina argi geratzen da legebiltzar honen gehiengoak lehentasunezko jotzen duela

gutxiengo diru sarreraren transferentzia era integralean eta ahalik eta azkarren eskualdatzea

más y mejor eta zentzu honetan uste dut gaurko eztabaidak balio behar duela akordio hori balioan jartzeaz gain eta posizio hori indartzeaz gain

berebiziko garrantzia du kontu honek milaka familia eta pertsonen segurtasun bitala hankaz gora dagoelako momentu honetan begira gaiari tamaina hartzeko bi mila hogeian diru sarrerak bermatzeko errentaren hemezortzi mila berrehun eta hogeita lau eskari jaso ziren bi mila hemeretzian baino lau mila zazpiehun eta zortzi eskari gehiago

eta pobrezia eta desberdintasun sozialen inkestaren arabera datuak oso

errealitatea da hemen bost herritarretatik bat pobrezia egoeran dagoela

eta gurean desberdintasun sozialek gora egiten dutela

dituen disfuntzioak aipatzera baina errealitatea da gure sistemak pobrezia eta honen intentsitatea murrizteko ahuldadeak erakusten dituenean datorrela ingreso minimo bitala

beraz makillatzen saiatu arren errealitatea ez da samurra eta herritar askoren bizitza proiektuari eragiten dion auzi batez ari gara testuinguru honetan

horri buruz hitz egiten ongietorria eman genion nahiz eta gure sistema propioa izanik ba bere helmena bai araba gipuzkoa eta bizkaian eta bai nafarroan

lehen momentuan kudeaketan sortu zitezkeen eta sortu diren

baina hori noski ez da inondik ere nahikoa eta

gure babes sistema propioa trinkotzeko eta indartzeko aukera leiho bat da eskualdatzea garai eta behar berrietara egokitutako diru sarrerak bermatzeko sistemaren diseinu berri baterako unibertsalagoa ez hain baldintzatua normalizatuagoa eta irismen eta eraginkortasun handiagoko sistema baterako bidean aurrera egiteko eta horrek eskatzen du eskuduntza osoa eta premiazkoa egiten du

azpimarratu beharreko beste hari mutur bat gai honen bueltan sortzen dena da hain zuzen ere zer gertatzen den gure diru sarrerak bermatzeko errentaren erreformarekin ze erreforma baterako aurreproiektua ere aurkeztu zigun

baina proiektua bera konprometitua egon daitekeen transferentzia bere osotasunean gauzatzen ez baldin bada porque una transferencia limitada a la gestión

vital eta azpimarratu behar da auzi hau

eta bereziki kezkagarria da gizarte segurantzaren transferentziaren

guretzat oso garrantzitsua dena batez ere azken egun hauetan asko hitz egin dugulako estatus berriaren

ingreso minimo bitalaren inguruan gertatutako guzti honek berretsi egiten du gure ustez euskal herria bilduk legebiltzar honetan errepikatutakoa pertsonak babesteko bizitza duinak bermatzeko eta oro har herri gisa ditugun erronka kolosalei bermez aurre hartzeko

propioak gure errealitate sozioekonomikoari eta bizitza mailari egokitutako tresna eta eskuduntza berriak edukitzea

erlazio bat behar dugula estatuarekin eta bermeak behar ditugula hemen erabakitzen diren horiek errespetatuko direnaren bermeak

kliman gauden eta adostasun klima hau aprobetxatuz iradokizun txiki bat egingo dizuet

lehentasunezkoa ez dela esaten duzuenean edo eztabaida horren aurretik herritarren benetako arazoei erantzun behar zaiela esaten duzuenean cuando nos decís

eman bueltatxo bat ze honetaz ari gara eta ez beste gauza batzuetaz estatus politiko berriaz

eskerrik asko kortajarena andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza soto jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi kortajarena andrea testuari zeuk jarri

eta honek badu bere garrantzia honela diolako

bizitzeko gutxieneko errentaren eskualdaketa integrala gauzatzeari buruz eta zuk hiru ideia

aiartza jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa zurea da hitza martínez andrea

erantzuteko txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea bueno yo creo que ya hay noticia

rico jaunak eta bai aiartza jaunak hemen esandakoak eta berretsi egin naute hona ekarritako kezka edo

rico jaunak aipatzen zuen mendia andreak egindako ahalegin hori zuzenean ministroarekin egindako ahalegina aiartza jaunak ere

esteban jaunaren akordioak eta horiek denak hor egonda urtebete beranduago momentuko egoera

momentu honetan eta gaur gaurkoz itxia ez dagoela ezer eta ez dugula bermerik borondatea bai

eta ez dugula inolako bermerik jakiteko transferentzia hori behar dugun moduan era integralean berehala iritsiko denik

eta gainera nik ere ikusi nahiko nuke eta saiakera hori ere egiten dut aiartzak esaten zuen bezala de ver el vaso medio lleno ez baina lehenago ere erakutsi dizuet martxoaren lauko titular hau

egindako ahalegin guzti horiek nolabait berretsi egiten dutela gaur legebiltzar honetan lortu den akordio horren garrantzia ze urtebete luzeko katramila baten momentuan gaude

izugarrizko afekzioak ditu beste gai batzuetan ematen direnak katramilak bezala pertsona asko eta askoren bizitzan eta nik horregatik akordioa

euskal herria bilduk gaur sustatu duen akordioaren bitartez legebiltzarrean agindu eta

beste posizio bat izango duela jaurlaritzak eta aukerak ematen direla behin betiko

ojala gainera lehenago esaten nuen bezala gaur artikulatu dugun modu hau ez

beste gai batzuetara ere eramango bagenu eta lehen aipatu ditut europako funtsak baina uste dut ahalegin horretan herri bezala gure posizioak indartzea

ikusten ditugu eta gero lamentazioak etortzen dira atzo kexatzen zen azpiazu jauna baina

ikusi egin beharko genuke bestelako indar taktiketa bat emanda zein zen

eta hortik aurrera aiartza jaunak ere esaten zuen lana etxean

y podamos proteger más y mejor ez aukera bikaina dago nik horretan espero dut bakarrik bi gauza ez gertatzea bata ingreso mínimo vitalaren transferentzia hori

ze horretan ere izan ziren horrelako deklarazio batzuk eta espero dut baita ere zure hitzak entzunda

baina sistema horren disfuntzioak agerikoak direla eta gaur hemen ez ditugu aipatu ez zen gaurko gaia baina eztabaidatu dugu horren inguruan ere askotan

herri honek da gai hauetan bai gizarte politiketan bai gutxieneko

izan dugun aitzindaritza hori eta gaitasun berritzaile hori hori da berreskuratu

ez eta bukatu nahi dut segundo batean lehenengoan urkullu jaunak bere hitza hartzean esaten zuen politikaren helburu

zoriontasuna handiagoa izan dadin eta ni oso ados nago horrekin badakizue zoriontasuna helburu izaten dudala aurkezten ditudan ekimenetan ez eta horretarako lehenago

horretarako baldintza horiek sortzeko zoriontasunerako eta ongizaterako baldintzak sortzeko estatus politiko berri bat
behar duelako herri honek eskerrik asko kortajarena andrea

talde mistoaren ordezkariak ez du hitzik hartu behar

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu eh bildu elkarrekin podemos ezker anitza euskal sozialistak eta euzko abertzaleek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita zazpi boto alde bat contra sei abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

ikastetxe bakoitzak eskola jardueraren eredua aukeratzeko duen autonomiari buruz eztabaida eta behin betiko

taldearen ordezkaria den gil jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

muchas gracias eskerrik asko gil jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria garde andrea

eskerrik asko eta eguerdi on guztioi gaur legebiltzarreko ikasturte berriaren lehenengo ohiko osoko bilkura ospatzen ari gara eta guretzat benetan pozgarria da hezkuntza eta hezkuntza eremuan dauden beharrizanak eta erronkak mahai gainean egotea bai ze premiazkoa da hezkuntzaz hitz egitea

agortuta dagoenaren etengabeko zantzuak ematen dituenean eta behin eta berriro

uste dugu denok kontziente garela hezkuntzak eszenatoki berri bat behar duela beraz bai tamainako herri erronka dugu aurrean

abiada jartzea jardunaldi motan zatitu edo jarraiaren dikotomia bakanean

desitxuratu egiten ditu eta esango nuke ez diola inori mesede egiten ez ikasleei ez langileei

horregatik uste dugu gaur eskuartean dugun pp ciudadanos taldearen proposamena eskasa eta populista dela

eta isolatuan tratatu ezta bozkatu ere egin ikastetxez ikastetxe

azpian dagoen anabasa erronka eta eztabaida sozialak eskola ordutegiak gainditu egiten dituelako eta horren adibiderik garbiena pandemia garaian etorri zitzaigun gogoratu bestela

pandemiaren lehenengo uneetan ikastetxeak itxi zirenean lehenengoak hemen bertan araban egun batetik bestera

arazo erraldoiekin egin zuten topo are gehiago momentu horretan zaurgarrienak ziren pertsona adinduak hau da aitona amonak zaintza ekuaziotik kanpo geratu zirenean

eta pandemiaz ari naizela eta bide batez eta oso labur ba hemendik gure aitorpen eta esker ona adierazi nahi diegu lanean buru belarri ibili diren hezkuntza komunitateko kide

baina bai egia da anabasa erreala da egun familia askorentzat

lan ordutegiak eta orokorrean bizitza ordutegiak bateratzea eta hori gertatzen da orokorrean zaintza sostengatzeko euskarri egoki nahikorik ez ditugulako eta kasu gehienetan horrek dakartzan emakumeok bizitza sostengatzea jarraitzea

lan produktibo eta erreproduktiboaren arteko desoreka bortitzak gizon eta emakumeen arteko arrakala egoerak eta noski sistemak sortzen dituen herritarren arteko amildegiak

horietako bat eskola ordutegiak dira baina beharbada beste garai bateko antolaketa ereduak dauzkagulako baina argi geratu behar zaigu kontu bat

garapen pertsonal eta kolektiboa heziketa beharrak hezkuntza prozesuak izan behar dituzte oinarrian eta erdigunean eta ez beste ezer ez behintzat

hori guztiagatik uste dugu eztabaidak zabalagoak izan behar direla ikastetxeetako hezkuntza prozesuez eta proiektuez hitz egin behar da eskola inklusiboaz hitz egin behar da hezkidetzaileaz ikastetxeen autonomiaz eta hori egikaritzeko bitarteko eta mekanismoez hitz egin behar da eta horren guztiaren inguruan luze eta sakon eztabaidatu behar da gainera eta sakon eta ez bakarrik etxe honetan baizik eta horma hauetatik kanpo eragileekin sindikatuekin eta hezkuntza komunitatearekin eta horrek hezkuntza hitzarmena du izen

eta jatorrizko proposamenean ikastetxeen autonomiaz hitz egiten da ze hemen

askatasunaz hitz egin duzu momentu oro baina zure legez besteko proposamenean autonomiaz hitz egiten zenuen eta

funtsezkoa da ikastetxeen autonomia baina gakoa da autonomia hori nola eta zertarako nahi dugun eh bilduk zintzoki defendatzen du ikastetxeen autonomia noski baina autonomiaz eta erabakitzeko eskubideaz ari gara

hezkuntza proiektu propioak diseinatu eta egikaritzeko beren inguruneak eskatzen dituen baldintzekin eta bertako komunitateekin elkarlanean eta horren barruan definitzea dagokion curriculumaren zatia metodologia pedagogikoa hizkuntza proiektuak

antolaketa eredua eta horren baitan ordutegi batzuk baina osotasun eta logika hezitzaile baten markoan

hezkuntza prozesu baten ondorio izango dela beti

eta zentzu horretan egin genuen gure osoko zuzenketa ikastetxeen autonomiaren alde

ikaslea beti erdigunean jarrita eta ikasleak diodanean ikasle guzti guztiak dira noski kolektibo zaurgarrienak

horregatik ikastetxeen autonomia inklusioarekin lotzen dugu bat eginez inklusioaz unescok egiten duen definizioarekin hau da inklusioa ikasleen behar askotarikoak antzemateko eta erantzuteko prozesua da parte hartze aktiboan oinarritutako ikasketa prozesua

jarduera komunitarioetan parte hartzean oinarrituta hezkuntza sistemaren

egoeratan esklusioa ekidinez eta amaitzeko bi apunte gainerako taldeen alderdien emendakinekin eta baita batez ere erdibidekoarekin argi dago ezinezkoa dugula bestea

kontuan hartzen hori ez da akordioa bilatzea

badakizuela guk bai akordioa lortzeko lanetan ibili garela eta iniziatibaz gainera ez zaudete prest ikastetxeen autonomiaz hitz egiteko eztabaidatzeko

erdibideko batean jasotzeko gainera gaur aurkeztu zaigun legez besteko proposamena ikastetxeen autonomiaren inguruan ardazten da horregatik da hain inportantea autonomiaren kontzeptua ondo kokatzea eta lurperatzea

ikusiko dugu zertan geratzen den gaur adosten den azterketa

eta are mamitsuagoa zen azterketa bat adostua eta onartua ganbera honetan ezerezean utzi zuen gobernuak hortaz ze garantia dugu gaur onartzen den azterketarekin ikusiko dugu ez den kajoi batean geratzen berriro ere beraz hori

eta erakusten duen maila eta amaitzen dut egun hezkuntza eremuan

konplexuak eta sakonak dira izan ere erronka handiak ditugu aurretik benetan hezkuntza sistema eraberritu nahi baldin badugu hitzarmen sendo eta kolektiboekin

gainditzen lagunduko digun hezkuntza sistema burujabea nahi baldin badugu hezkidetzailea eta inklusiboa ez segregatzailea eta ez baztertzailea eta horretan ibiliko da lanean
eskerrik asko eskerrik asko garde andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea eguerdi on legebiltzarkideok sailburua los espacios

ganbera honetatik lege esparruak diseinatu behar ditugu hezkuntza gizartearekin eta komunitateekin batera aurre egin ahal izateko

eta ikaskuntza denborak hezkidetzarako denborak irakaskuntza inklusiboaren denborak kontziliazioaren denborak eskola

eskolaz kanpoko jardueren denborak eskolarako bidearen denbora komunitatean bizitzeko denborak diseinatzen eta kudeatzen

gai izan behar dugu lanaldi zatituan edo jarraituan geratu gabe joera denbora antolatzeko modu berriak aztertzea da

para alcanzar un modelo educativo de éxito eta datu zehatz gisa ikusten duguna da hezkuntza herrialde abangoardistenetan edo aurreratuenetan etengabeko jardunaldiak

izquierda unidatik uste dugu eusko jaurlaritzako hezkuntza sailak gai gai horri heldu beharko liokeela gure hezkuntza sistema publikoan

eta printzipio horien zergatia bermatzen duten txosten baten emaitzak aipatu nahi nituzke hemen

el tiempo de las adultas nazioarteko esperientziak adierazten dutenez gurasoek gurasook gure seme alabei denbora gehiago eta hobea eskaini ahal izateko familien denbora gehiago eta hobea izatea denboraren gizarte berrantolaketarako politikak garatu behar dira

zerbitzuak lan denborak malgutzea eta seme alaben zaintzan eta hezkuntzan gurasoen erantzunkidetasuna

en situación de vulnerabilidad izan ere datu horiekin bakarrik hartu ahal izango ditugu

edo bestean eta hain gai integrala denez azterlan honek euskal hezkuntza sisteman inplikatutako eragile guztiek

eta emakundek berak beren ekarpenak egitea proposatzen dugu compartimos con

euskal sozialistak taldeekin gaur iritsi garen transakzioarekin

edo mimbreak jar ditzakegula lanaldiari buruzko erabakiak hartzeko orduan orientatzeko

proiektu pedagogikoarekin bat datorren beste edozeini buruzko erabakiak hartzeko orduan orientatzeko eskerrik asko señor pastor

esan behar dizut bat gatozela zuekin ikasleak ikastetxeetan jartzen baitugu beti eta ikastetxeek autonomia izan behar dutela

eskola publikoak ematen dizkigun berdintasunaren inklusioaren elkartasunaren parte hartzearen eta gizarte

oinarritzat hartuta sentitzen dut eajrekin akordiorik lortu ez izana bi

ikastetxeen autonomia gisa ulertzen duten horretan eta erdibideko zuzenketarekin bat egin ez izana eta

ikasturtera eskerrik asko eskerrik asko gonzález andrea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburua legebiltzarkideok eguerdi on denori

jardunaldi zatikatuaren aurkako ekimena askatasunaren aldekoa baizik hori esaten zuen popular ciudadanos taldeak bere jatorrizko ekimenean eta baita ere ekimen berberean

jardunaldi jarraituak zenbait abantaila izan ditzakeela zatikatuaren aldean baina beste batzuk lanaldi zatikatuaren ereduaren onurak defendatzen dituztela bai ikasleentzat bai familia gehienentzat hau sailburuarentzat edo sailarentzat kapritxo

bezala eta gainera pp ciudadanos taldeak bere justifikazioa bukatzen zuen esanez askatasunaren aldeko ekimena dela eztabaida pedagogikoa saihestuz eta eztabaida pedagogikoa saihestuz hezkuntza batzordeko kide garen

oso egoki ez dugu ikusten gero bai aipamena egin dio hitzartzean baina

esaten zen eta gure taldeak askatasuna defendatu egiten du orain eta beti guk defendatu egiten dugu familiek euren zentroa aukeratzeko daukaten askatasuna eredu linguistiko aukeratzeko askatasuna baina askatasun hauek edo guk defendatzen ditugun jarrera hauek guztiak hausnarketa sakonen ondoriozko

eta guk behintzat uste dugu gaur ekimen honek edo pp ciudadanosek aurkezturiko ekimen honek hezkuntza komunitatean osoan

familiengan izan dezakeen inpaktua aztertu gabe daukala adituek iragartzen dute eragin ezberdinak

gainera poco riguroso esan du bere hitzartzean gil jaunak pues démosle démosle rigor guk uste dugu tentuz hartu beharreko gaia dela

egon beharra dago gizarte kohesioaren ingurukoa baita ere eta hau ez da proposatzen jatorrizko ekimenean horretara guk moduan talde sozialistak euzko abertzaleak eta elkarrekin podemos ezker anitzak erdibideko zuzenketa bat adostu dugu gaurkoan eta gure ustetan gai honi eusteko une honetan erantzunik egokiena zen guk uste dugu erantzukizunez jarduten dugula honako akordioa adosterakoan porque

ikasleak bakarrik honi gehitu irakaslegoa gurasoak eta bestelako

beraz gutxiengo baten eskaria dela esan dezakegu eta hala ere

eskaria izateaz haratago doa ze hau ere bai bidezkoa izan daiteke eskari hau baina gure ardura zein da gure ardura da plataforma batek beste lanaldi eredu bat ezartzea eskatzen du hezkuntza komunitatearen gehiengoak gainera onartzen ez duen eskaera

eta familiengan zuzenago eta zeharka beste pertsona eragile edo kolektibo batzuengan gai hau nahiko garrantzitsua da sailak beste sail

balizko aldaketa horren eragina aztertu beharrekoa gure ustez emaitzak ezagutzea aurretiko urratsa da ikastetxe batek horrelako erabaki bat hartu ahal izan dezan behar den informazioarekin erabakirik onenak hartu ahal izango baitu

izan ahal dituzten ondorioei erreparatu die familia batzuei hobeto antolatzeko edo seme alabek denbora gehiago izateko ekar diezaiekeena baino

ez dugu uste jardunaldia modu isolatuan eztabaidatu behar denik hor garde andrearekin bat egiten dugu gure bozkek hemen eragina dute eta gainera eztabaida hau

barneratzen du eta hau askoz ere zabalagoa da ez da erraza el propio consejero

hau jaurlaritzaren partetik baina zer esaten dute bestelako eragileek ehigek berak adierazi du gaur eguneko testuingurua ez dela egokiena eztabaida honetarako

euskal eskolan lehen hezkuntzako ikastetxe guztiek dute lanaldi zatitua baina ikastetxeak ez dira haurren aparkalekuak ikastetxeak ekitate puntu bat dira euskal ikastetxeetan proiektu pedagogiko oso interesgarriak garatzen ari dira arratsaldeko saio horietan eta hainbat aipatu ditzaket baina denboraz justu nabilenez bakarra aipatuko dut tarte honetan eta hori hauspoa da hauspoa bezala ezagutzen den programa

programa gure sistemak ekitaterantz eta bikaintasunerantz aurrerapausoak ematen jarraitu dezan

egiten dira arlo pedagogiko eta kurrikularrean zein antolakuntzan eta ekonomia eta pertsonalaren kudeaketan irakasle prozedurak eta ikasleen emaitzak hobetzeko guzti honek bat egiten du hemen zuon hitzaldietan egindako diskurtsoarekin

hauspoan daukagu batuta hala ere ikastetxe bakoitzak bere ingurunearen eta hezkuntza komunitatearen ezaugarrietara egokitu behar ditu ezarri nahi dituen berrikuntzak berrikuntza horiek ekarpen onuragarria egin dezaten ikasle guztien hezkuntza arrakastarako bidean es mucho más

veo que me queda poco tiempo eta bai egin nahi nuke erreflexio bat jantokien inguruan ezin daiteke fribolizatu eta gaur egun badakigu

eskola jantokiak ezinbesteko espazioak direla ikastetxearen barruan jantokia hezkuntza tresna indartsu bat da

haurren harreman edo gizarte garapenean laguntzen duten aisialdiko jarduerak eta bizikidetza sustatzen baitute beste gauza onen artean

guk uste dugu honako eztabaida modu lasaiago batean sakonago batean eta zabalago batean hartu behar dela aurkezturiko ekimenak

horri eusteko eta beraz gaur egunean hiru taldeon artean sinatu dugun erdibideko zuzenketa honek erantzun egokiena ematen diola eta nik bai gonbitea luzatu nahi diot euskal herria bilduri

entzunda ba nik uste dute bat egin dezakegula puntu batzuetan ikastetxeen autonomiaren inguruan hitz egiteko ea aukerarik badaukagun bigarren

baina gure ekimenean hirugarrena puntu horretan jasota dago beraz

eskerrik asko arrizabalaga andrea erantzunen txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos taldeko ordezkariak dauka hitza gil jauna

gil jauna eh bildu taldearen ordezkaria garde andrea zurea da hitza

eskerrik asko a ver es que ez dakit nola ulertu dugun gaur bakoitzak eztabaida baina modu desberdinetan izan dela uste dut

ikusita bakoitzak egindako eta aurkeztutako emendakinak baina tira nik eskatuko nuke

ze hezkuntza komunitatean orokorrean momentu honetan lehentasuna ez da jardunaldi moten inguruan eztabaidatzea que va haratago doazen prozesuak

hezkuntzan herri hitzarmen batez eta lege berri batez ari gara momentu honetan hori hasteko

zaintza ereduez hitz egin beharko dugu eta gure jendartean ematen den zaintza sostengatzearen eta bizitza sostengatzearen banaketaz

eta eztabaida hori ez dagokio soilik hezkuntza eremuari faktore anitz daude erronka horren

edo zer nahi duzue kontziliazioa eta zaintzaren banaketaren afera eskola ordutegiekin konpontzea hori da zuen plana

beraz argiak izan behar gara eztabaidak sakonagoak eta

eta inondik inora ez dira ikastetxez ikastetxe jardunaldiaren inguruko bozketak bultzatzen arinduko eta ikastetxeen autonomiaz eta erabakitzeko eskubideez

hau da hezkuntza proiektuen inguruan egikaritzeko eta kontuz ze ezinbestekoa da hezkuntza arloan bultzatzen ditugun eztabaidak egoki ardaztea egungo hezkuntza beharretan izan ere askatasunaren izenean eztabaidak bultzatzea pp ciudadanosek egin duen bezala ba benetan arriskutsua da

gure herrian ez dela askatasunik egongo aukera berdintasunik ez dagoen bitartean

eskolen ateetan eta gaur gaurkoz hortik haratago ez ditugu baldintza nahikorik berdintasuna bermatzeko hortaz ikastetxeek berdintasunaren berme izan behar dute

sinatu ez dagoela baldintzarik hori sinatzeko eta pare bat gauza esan nahi nituzke horrekin bat saiakerak egin ditugu eta zuek badakizue

gure puntu bakarra jasotzeko edo horren inguruan hitz egiteko eta evidentemente hori ez badago jasota eta niretzako ez da ondo eta ez dago jasota ba ezin izango dugu

heldu edo sinatu gure ikastetxeen autonomiaren afera mahai gainean egonda pp ciudadanosek legez bestekoan hala jasotzen duelako autonomia jardunaldia erabakitzeko horregatik inportantea zen guretzat gaur autonomiaz hitz egitea baina termino egokietan

nola bitarteko eta mekanismo egokiekin eta zertarako hezkuntza proiektu propioak garatu eta martxan jarri ahal izateko guretzako gaurko eztabaida hori zen

gainera hori ez da momentu honetan guretzako hezkuntzan lehentasun bat

eta esan dut tankera oso berdineko eta esango nuke are mamitsuagoa zen azterketa bat

ganbera honetan bertan eta guk hori berreskuratzea planteatzen genuen eta zuek ezetz

onartu eta adostutako akordioak ez dutela inongo baliorik

eta ulertu dezaket jarrera hori eaj pseren partetik ze bi mila hemezortzian ez zenuten sinatu ekimena

hau ikertzea orain bai duela bi urte ez baina

baina podemosen partetik hartutako adostasunak zuek sinatutakoak ez dute ezertarako balio gainera

eske hezkuntza komunitateaz haratago berdintasuna eta emakumeen eskubideen arteko

zabalago bat eta horrelako ikerketa bat egiteko eta kontziliazioaz hitz egiteko

beste gauza batzuekin eta bueno baina bai esan nahi dut puntuka bozkatzea eskatu dugula eta

ze bertan jada jardunaldi mota konkretu baten alde egiten duzue eta guk uste dugu

kontua dela jardunaldia eta azterketari baietz esango diogu emaitzak dudarik gabe interesgarriak izango direlako

amaitzeko esandakoa herri erronka itzela dugu aurretik hezkuntzan eta benetan hezkuntza sistema eraberritu nahi baldin badugu hitzarmen sendo eta kolektiboekin izan beharko da

denaren inguruan hitz egin beharko dugu eskerrik asko

elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria bertatik gonzález andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko gonzález andrea

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea por supuesto

garde andreari erantzunez baita ere analizar este asunto

lekurik gure erdibidekoan ez da izan saiatu ez garelako baina kontraesanak ziren eta nik uste dut pp ciudadanosekin ere ba antzeko zerbait gertatzen zela ezta zer dator lehenengo autonomia edo ikerketa

gure eztabaida baina zaila egiten zen kontrajarriak zirelako bi posizioak

hirugarrena puntua babestuko duzuela esan duzu eta benetan

eta honetaz eta beste gauza askotaz hitz egin behar dugu gure artean hitz egingo dugu eta hitz egin behar dugu eta denon artean

hezkuntza eredugarria izan behar delako eztabaida eraikitzailea izan behar delako anitza eta akordioaren helburuarekin eredua izan behar dugu gure gizarteari helarazi nahi dizkiogun baloreak

eredu izan behar gara eta gure herriaren etorkizunak merezi du esfortzu hau

eskerrik asko arrizabalaga andrea eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu euskal talde popular ciudadanos taldearen jatorrizko legez besteko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka sei boto alde

ez da onartu jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

beraz ez da onartu jarraian elkarrekin podemos ezker anitza euskal sozialistak eta euzko abertzaleek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu puntuka eskatua arazorik ez dagoenez batgarrena eta bigarrena bozkatuko ditugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bederatzi eman dugu bozka berrogeita bost boto alde veintiséis contra beraz onartuta geratu da

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka hirurogeita sei boto alde

eh bildu talde parlamentarioak egindako proposamena gaixotasun infekzioso berrien agerraldiei eta orotariko pandemiei aurre egiteko egitasmoa modu partekatuan

sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eguerdi on denoi gaiarekin hasi aurretik gure elkartasuna adierazi nahiko genieke

orduko beste larrialdi batean murgilduak izan direla palmako herritarrei eta seguru nago hemen zaudeten guztiok ere hala sentitzen duzuela eta legebiltzarraren premia baldin badute ere ba prest egongo garela laguntza eskaintzeko ze horrelako momentuetan

balio dute larrialdi batetik beste larrialdi batetara atzo bertan osasun batzordean jonan fernández jaunak esan zigun gertaturikoaren inguruan gogoeta sakon bat egin behar dela gogoeta bat zintzotasunez

hartuta hurrengo belaunaldiei ikasi duguna adierazteko eta ideia horrekin bat gatoz eta hala adierazi genion atzo fernández jaunari bat gatozela

jaurlaritzari eskatu izan dioguna behin eta berriro ez bakarrik hurrengo belaunaldiei ekarpena egiteko baizik eta orain ere guztion bizimoduak hobetzeko gizarte osasuntsu eta orekatu bat

azterketa sakon bat egitea pandemian gertaturikoaz hartu diren neurrien inguruan alor guztiak aztertuz eta begirada guztietatik ondorioak atera eta ondorio horiek atera ostean irakaspenekin ondoren politika publikoak eraldatzeko

ikasi dugula benetan ikusten da ekintzetan ekimenetan berdina egiten jarraitzen bada ezer gutxi ikasi dela adierazten delako

geratzeko etorri da beste kontu bat da nola geratzen den gure artean

ez dakigu oraindik ere agerraldi lokalak eta zehatzak izango ditugun edo olatu txikiak izango ditugun

bilakatuko den badirudi ba azken ikerketen ondorioak ikusita

moduko gaixotasun batetan bilakatzea baina dena delakoa izanik pentsatzen dugu momentua dela momentua dela aditu

begiradak kontutan hartuta etxe honetan herritar guztien ordezkaritza dagoen etxe honetan eaeko erakunde lehen erakundea den etxe honetan espazio bat sortzea horretarako ez gaixotasun infekzioso berrien agerraldiei eta orotariko

egitasmoa modu partekatuan erdiesteko lan espazio bat sortzeko zenbat aldiz

esan den eta entzun dugun modu bateratuan eta gizarte honetako aniztasuna kontuan hartuta lan egin izan balitz ba guztioi zitzaigula baina zoritxarrez ba ez dugu gaitasunik erakutsi horretarako

orain arteko inertzia eta jokabideetatik aldendu eta ariketa bat egiteko gure erakundeak egiturak eta gizartea garai berrietara egokitzen hasteko gainera adituen eskutik eta egin duten lana abiapuntu

beti ezin gara egon zerotik hasten inportantea da egindakoa ere hartzea epe motz ertain eta luzerako begiradarekin baina batez ere behingoagatik epe luzerako begiradarekin covid hemeretziaren

osasun publikoko eta osakidetzako hainbat profesionalek ariketa bat egin zutela

eta bertan dokumentu hori ez dakit irakurtzeko parada izan duzuen

protokoloak antolatzeko eta lan egiteko moduak

ikusten zutelako premia bat zegoela berritzeko egiturak egokitzeko protokoloak aldatzeko baina

erabili ez zen kontutan hartu eta hori ere gutxi

ba ditugun egiturak osasun publikoko profesionalak baztertuak izan dira eta ez da guk esaten dugulako ez da eh bilduk esaten

trasladatu digutena da behin eta berriro txostenera

lehen esandakoa txostena oso ona da ez dakit irakurtzeko aukera izan duzuen baina bukatu beharra dago bukatu gabe dagoelako eta zirriborro izatetik

genioke osatu egin behar da eta gainera hilabete hauetan ikasitakoa ere gehitu beharko genioke zauri asko

gaizki pasa dugula zauri asko egin dira hainbat

ez goaz sartzera nahita edo nahi gabe egin diren ez dut gaur eztabaida horretan

baina garaia da zauriak sendatu eta guztiok norabide berean

eta osasun publikoan ditugun egitura sail desberdinekin elkarlanean aritzeaz gain orain arte egin dutena balorean jarri eta baliatzea

azkenean guztion eskuetan dago orain arteko bidetik jarraitzen dugun lanean edo

hilabete hauetan eskuratu dugun esperientziatik praktikatik

begira prestatzea eta beraz horrek eskatzen du ere infekzioso berrien agerraldiei eta orotariko pandemiei aurre egiteko etxeko lanak egitea esperientzia handiko profesionalak ditugu

administrazioan daude osasun sailean daude osakidetzan daude ezagutza desberdinak dituzten komunitateak ditugu

hirurehun eta hamabi barra mila bederatziehun eta laurogeita hamasei dekretuaren ondorioz estatu mailako

eta emergentzien zentroarekin harremana duena eta europakoarekin ere baina pandemiak

eta erakutsi digu hobetu beharra dugula momentu honetan ere oms azpimarratzen ari da herrialdeak prestatzen hasi behar direla ikustea besterik ez pandemia honen aurretik eta mers

eta bizipenak izan dituzten herrialdeak izan direla arrakastatsuenak pandemiari aurre egiterako orduan orain momentua da etorkizunera prestatzeko eta horren aurrean guk zer egingo dugu zer egingo dugu guk

ekibokatuta nago baina gaur proposatzen dugun ariketa

egitasmoa erdiestea da lotura izan dezakeela edo zerikusia duela osasun publikoko lege proiektu horrekin bai noski baina planteatzen dugun ariketa burutzea lagungarria izan daiteke osagarria izan daiteke osasun publikoko

ez da gauza bera bi gauza desberdin dira eta aurrez egin genezakeen lanketak ere lagundu dezake lege hori aberasteko eta akordioak bilatzeko ere zeren

bat da gaixotasun berrien agerraldiei eta orotariko pandemiei aurre egiteko egitasmoa ez hori bera esan zidan eta gogorarazi zidan

legearen tramitazioan rico jaunak horixe bera gogoratu zidan

zuzenketak aurkeztu genituenean esan zeniguten planteatzen genuena gaixotasun infekziosoen agerraldiei eta orotariko pandemiei aurre egiteko egitasmoa zela eta orduan soilik covid hemeretziaz ari ginela eta covid hemeretzian

zenigutena eta planteatzen genuena ere gogorarazi zeniguten ez zela osasun publikoaren legea nahiz eta hainbat elementu sartzen genituen osasun publikoa indartzeko osasun publikoaren azpiegiturak indartzeko orain ekar genezakeen gure lege proposamen egitasmoa egina dugulako baina nahiago izan dugu

eta guztion artean egiteko bidea lehenestea ikuspegi partidarioa baztertuz larrialdi egoerek behin eta berriro erakusten digutelako

oro har izan beharko litzateke baina bereziki larrialdietan eraginkortasuna azkartasuna malgutasuna da landu behar ditugunak ere nola ez

indarra gaurko proposamena justifikatzeko defendatzeko pandemia osoan gertaturikoaren errelatoa egin dezakegu edo egin genezakeen baina ez goaz eztabaida horretan sartzera zoritxarrez gehiegi

eta ez dugulako espaziorik izan proposamenak lasaitasunez konpartitu eta eraikitzeko nahiz eta ahaleginak egin ditugun horretarako

erabakiak desberdinak izan daitezkeelako eta ikuskerak desberdinak gobernantza

pragmatiko bat da planteatzen duguna gaurkoan eta gaurko proposamenarekin politika komunikatibo hutsetik lan politikora pasatzeko

izan daiteke bakoitzak nahiago duen bezala deitu diezaiola

edo gauza bat modu batera deitu edo bestera deitu premiaz gainerako herrialdeetan egiten hasiak diren bezala prestatu beharra daukagu

infekzioso berriei aurre egiteko eta orotariko pandemiei aurre egiteko eskatzen duelako ditugun osasun zerbitzuen funtzionamenduak aldatzea

bestelako osasun sustapenerako estrategiak alerta sistemak abar eta abar eta hor eta hori

planteatzen duguna ariketa demokratiko bat besterik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

sailburuak egun on guztioi legebiltzarkideok egun on

proposamen zehatz ekartzen digu legebiltzarrera zuzenean

proposamen bat batzorde bat osatzeko legebiltzarrean guk komenigarria ikusi genuen gure zuzenketa

gainera kontuan izanik denboraldi honetan hausnarketa egiteko aukera izan dugulako eta badakigu zeintzuk izan behar diren hobetu behar ditugun

edo gaiak eta horretarako pentsatzen dugulako eusko jaurlaritzak eta osasun sailak eta osakidetzak baliabideak zehatzak dituelako martxan

prozesuan aurrera egitea pentsatzen dugu ere ospitalean dagoen presioa gutxitu behar dela gehiago eta

behera joatea ere aldi berean pentsatzen dugu garrantzitsua dela

horrexegatik pentsatzen dugu momentu honetan baliabideak ditugula aurrera begiratzeko etorkizunera aurre egiteko eta puntu hauetan gure taldeak betebeharrak jartzen dizkio eusko jaurlaritzari dagozkion neurri batzuk

eta martxan jartzeko eta horrexegatik pentsatzen dugu eh bilduk proposatzen duen batzorde ikerketa
hori momentu honetan ez dela beharrezkoa besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkideok arratsalde on guztioi

duela urtebete eta osasuneko sailburua legebiltzar honetatik igaro zen azaroaren hasieran

hamaika hilabete baino gutxiago legegintzaldirako zituen proiektuak azaltzeko zuk ubera andrea abenduan hilabete geroago lbp bat planteatu zenuen ponentzia bat sortzeko eta osasun sailaren antolaketa eztabaidatzeko

bere baitan daude gaian herrialde honetako espezialistarik onenak pandemiaren kudeaketan esperientzia gehien dutenak eta gainera urtebete ere ez daramate programak martxan jartzen saiatzen ahaztu burutazioak eta

zirriborro ilunen ordez gobernuaren programazio dokumentu gardenak irakurri izan bazenitu jakingo nuke lanean ari zaretela esa ley

eskerrik asko eskerrik asko tellería jauna erantzunen txandan eh bilduren ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

ha quedado muy claro eta okurrentziez hitz egiten hasiz gero jakitekoa izango zen

ditxosozko eta hain famatua eta hain ahoa betetzen zitzaizuen covid lege hori

jakitun brillanteren ideia izan zen adituena behintzat ez adituena behintzat ez eta hainbeste aldarrikatu dituzun zientifiko horiena ez jakitekoa izango zen ditxosozko lege hori lotsa eman dizuen aplikatzeko ere

izan zen begira gaur planteatzen duguna ariketa demokratiko bat besterik ez da bi hilabeteko lana baina ematen du hemen lan egitea

ematen duela eta pena bat da

norbaitek azaldu beharko dit zergatik hemen eztabaidatu daitekeen iritziak eman daitekeen lan egin daitekeen gainerako gai guztien inguruan

hor ere zientifikoak daude hor ere ezagutza dago hor politika egin daiteke baina osasunean ezin da politika egin hori

eta asko eta txosten hau adituak egin dutena eta zirriborroa eta gutxietsi duzuna orotariko agerraldiei eta pandemiei aurre egiteko dokumentu bat da guztiei

eta beste parte bat da politikoei dagokiguna azpiegiturak egiturak

eta gainerako eremuetan bezala ebidentzietan oinarrituta erabaki batzuk edo beste batzuk hartu daitezke mundu mailan ikusi dugun bezala ebidentziak berdinak dira

hartu dira espainiar estatuan ere esaterako txertoarekin erabaki desberdinak hartu dira eta hori da politika eta hemen ere politika egin behar da noski serioak izanda

aztertuta eta hori da planteatzen genuena portzierto oso ondo esan duzun bezala hirurogeita bigarrena artikuluan eta hirurogeita bigarrena artikulua ez da gainerako ponentziak bezala agerraldiak egin eta gero guk lan egiten dugu ez

artikulua da adituekin batera beraiekin lan egitea elkarrekin ez ostean eta ondoren ez beraiekin

atzo fernández jaunak aipatzen zuen bezala gogoeta sakon bat alor guztietako ikuspegiak hartuta eta begirada guztiak kontutan hartuta baina badirudi jaurlaritzak egin dezake politika baina legebiltzarrak ezin dezake politika begira

guk inolako momentuan ez genuen zalantzan jarri hori ez zen zuen lana zientifikoekin eta adituekin adostua egongo zen kontrastatua egongo zen bai edo ez ez dakit

baina errespetu guztiarekin eztabaidatu genuen eta gero ere ekarriko duzue osasun publikoaren lege proiektua oso ondo eta ez dugu ezbaian jarriko

guztiz landuko dugu eta aztertuko dugu gainerakoak egiten dugun bezala bai honetarako gaudelako legebiltzarrean gaur planteatu nahi izan duguna da mahai gainean gauzak egiteko beste modu bat lehenengo puntuan gallástegui andreak oso ondo esplikatu duen bezala

eredu bat gauzak egiteko beste modu bat gobernantza eredu bat abar eta abar baina badirudi hortik oso urruti gaudela eta justu larrialdiei aurre egiteko eskatzen denean elkarlana kooperazioa abar eta abar ba hor ikusten dugu

ez dakigu zer den beldurra edo ez dagoela urratsik emateko aukerarik

esan zaigu azterketa batzordea ez dela beharrezkoa bai eta jakin nahi dugu horrek benetan zer esan nahi duen ea elkarrekin aztertzea ez den beharrezkoa ea kolaborazioa kooperazioa ez den beharrezkoa

ikuspegi guztiak bateratzea ez den beharrezkoa eta gustatuko litzaiguke ea hori den atzean dagoena edo osasun publikoko eta osakidetzako langileak eginiko txostenaren gainean ez dela lan egin nahi zeren guri hemen pandemian behin eta berriro profesional horiengatik

non hartu dira orduan kontatu nahi dugu komunitate horrekin bai edo ez eta hau ere gure eginbeharra da eta gure funtzioa da

pena bat da ikusten da oraindik oso urruti gaudela eta nahiz eta pandemia bukaeran gauden eta orain beste bide bat hartuko duen eta aukera egon inertziak albo batera utzi eta bestelako esparru batzuk lanerako badirudi

lanean guk begira gardentasun osoz eta zintzotasun osoz ekarri dugu

oinarrituta baina badirudi honen inguruan ezin dela hitz egin eta legebiltzarrak

daukala eta pena bat da eta bukatzeko ahazten zitzaidan garrido andrea egin duzun emendakinak ez dauka gaurko gure proposamenarekin zerikusirik badakizu

horren inguruan proposamenak ekarri ditugulako gure taldetik eta eztabaidak eman dugula eta inoiz baino beharrezkoa dela

eztabaidatzea eta aurrera egitea zeren hemen asko hitz egiten da

osasun sistema publikoan aldaketa sakon bat emateko eskerrik asko ubera andrea euskal talde popular ciudadanos garrido andrea bertatik zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea zure baimenarekin eserlekutik egingo dut

bat gatoz ubera andreak aipatutako hainbat gauzekin baina gero uste dugu

ikerketa batzordea bultzatzea legebiltzarrean beste baliabideak

eskerrik asko garrido andrea elkarrekin podemos ezker anitzak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak rico zurea da hitza

euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza eskerrik asko

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu taldeak egindako proposamenaren jatorrizko testua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

bost boto alde hogeita hemeretzi contra hogeita zortzi abstentzio beraz